lehendakariari egina donostia bi mila hamasei hiriburutzari buruz

con garantías de éxito gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

aurrera jarraitu behar dugu denok batera kontutan izan behar dugu lasterketa luzea dela gurea hautagaitza faseak jendearen partehartzea eskatzen du eta

hartzen zuen orduan izugarrizko energia lortu zen baina oso zaila izaten da energia hori beste bost urtetan mantentzea

horrez gain ugariak izan dira ustekabe eta eragozpenak edozein kasutan badakigu jende ugari dagoela oraindik ere proiektu honen alde hainbat eta hainbat mezu eta adierazpen ikusi eta entzun ditugu donostia bi mila hamaseiren alde herritarrek proiektu hau aurrera atera beharra

jende hori erakartzea eta berriz ere proiektuaz maitemintzea da horretarako herritarrek ulertu behar dute prozesu eta fase ezberdinen gainetik

herriarentzat ez dezagun amore eman aukera hor daukagu ezin dugu joaten utzi patronatua eusko jaurlaritza barne ilusionatuta dago fundazioaren lantaldea ilusioz beterik dabil goiz arratsalde eta gau proiektu honetan lanean eta orain gure ilusio guzti hori zabaltzeko momentua heldu da donostiako kaleak piztu egin behar ditugu

proiektu honetan sinesten duten pertsonei erantzun egokia ematen dien itun sozial eta politiko zabala gizarte kultura hezkuntza eta ekonomia sektore ezberdinak

bertan egongo dira unibertsitateak artistak enpresa buruak baina baita erakundeak alderdi politikoak eta batez ere mota ideologia eta kolore guztietako herritarrak donostia bi mila hamaseiren proiektu estrategikoetan eta aktiboan partehartzera gonbidatu zaie

ahal ditzaten zalantzarik gabe garai berriak ditugu aurrean zuzendari orokorraren dimisioak inflexio puntu bat suposatzen du

tamalgarria da horrelako egoera heldu izana baina benetan garrantzitsua dena

jabetzea eta ikastea da eta orain atzera begiratu gabe etorkizunari begira jarri behar gara

beterik proiektuari seriotasunez helduz hori da patronatoaren nahia

erabaki dugun ibilbidea egoera onartuz arazo eta zailtasunei

eta guzti hori helburu bakarrarekin herritarrena den donostia bi mila hamasei proiektuaren arrakasta eskerrik asko uriarte andrea

eta orain gogoaraziko ditut labur labur lehenik eta behin behin behineko zuzendaritza batzorde teknikoa izendatu da eta batzorde exekutibo lan egiten ari da jadanik

behin betiko zuzendaritza izendatu ahal izateko lehen esan bezala zuzendaritza hori aho batez

hurrengoko pausu garrantzitsua erakunde alderdi politiko eta gizarte eragileen adostasuna lortzea eta adieraztea izango da itun politiko eta

ondoren proiektuaren pedagogia lana bete beharko da garrantzitsua da proiektuaren arrakasta lortzeko

isiltasuna mesedez zeintzuk diren balio nagusiak

eta azkenik kultura egitaraua eta proiektu zehatzak aurkeztea laster emango dira ezagutaraztera proiektua osatzen duten ekintza guztiak aukera paregabea izango dugu

ekintzak banan banan aurkeztuz eta bide batez gure ilusio eta berotasunarekin jendea kutsatuz hori da patronatuak egingo duen ibilbidea proiektu hau

eta lehen esan dudan bezala ez du patronatuak bere kabuz egingo ibilbide luze honetan guztiok elkarrekin joan beharko gara alderdiak eragileak eta pertsonak guztiok bat eginez bitartean lantaldeak koordinazio batzordearekin batera aurrera jarraituko du eguneroko lanarekin

eta hiriaren prestakuntzarekin bestetik honela azpiegitura

bi mila hamaseian zerbitzurik onena eman ditzaten lan egiten ari da

laster kaleratuko da egindako esfortzua laster proiektuak ekintza zehatzak eta egindako lanaren emaitzak ikusgai egongo dira donostiako kalean

lehendakariari egina eusko jaurlaritzako bakegintza eta bizikidetzako idazkariak aurkeztutako iritzi azterketari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

gerta daitekeena da espainiar hiritarrek ere espainiar gobernuaren bake politikak kritikatzea arazoa ez da gizartearen iritzia ezagutzea arazoa da iritzi hori
entzun nahi ez izatea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzako kideentzako oratoria klaseak kontratatzea eta ordaintzeari buruz sémper jauna

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señor sémper

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna sémper jauna zurea da hitza

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak terrorismoaren biktimekin keinurik

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzakideak lehendakariari egina

bi mila hamairuko urriaren hamazazpiko legebiltzarraren erabakia betetzearen gainean itxaso jauna nahi duzuenean

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatxagaetxebarri jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea itxaso jauna aipatu duzun moduan

legezko proposamenen betearazte txostenean eta hor esaten dugun moduan jaurlaritzari ezinezkoa bihurtzen zaio une honetan

gure zerbitzu lege zerbitzu orokorretako txosten bat esaten ez dela legezkoa baldintza administratibo agirietan horrelako baldintza bat ipintzea eta aipatu duzun agiria europar batasunekoa agindu hori direktiba oker esan duzu horrek ez du esaten hori zeren ondo azalduta daukat eta berrehun eta berrogeita hamar orri dauka eta esaten du gauza garrantzitsu bat

administratiboko kontratazioetan oinarrizko ingurugiro gizarte edo

baldintzak bete behar direla bai indarrean daudenak baina araudi bakoitzaren arabera eta estatu bakoitzak bere araudia dauka eta bi europar batasuneko oinarrizko zuzenbidea kontuz eduki merkatu bateratua eta

zerbitzu ekoizpen eta gainontzeko eskualdaketa eta trukaketa guztien

eskatu du bere barnean txostenak eta txostenak esaten digu eta araubide orokorreko txostena da esaten diguna momentuan ezin da indarrean dagoen araubidearekin horrelako baldintzak ipini ze ez litzateke izango legezkoa eta aipatu duzun aldaketa aldaketak ez du esaten hori baizik eta egiten duena da

direktiba nagusia indargabetu eta gaurkotu baina ez du esaten eta esan mesedez non esaten den zeren hor daukat osorik eta aztertuta daukat

ez du esaten direktiba horrek bere barne araudian

jaurlaritzaren ordezkaria den gatxagaetxebarria jauna zurea da hitza

direktiba da hogeita lau barra bi mila hamalaua eta indargabetzen duena da

hori da zuzenean eta ez nahastea ezer itxaso jauna

nik erantzun politikoa daukat eta zure aurrean eta ganbararen aurrean erantzuten nago

politikoki eta hori delako nire ardura eta niregain delako ardura hori

betetzeko legebiltzarrak hartutako erabakiak erantzun politikoa daukagu egia da

eta guk jaurlaritza moduan ezin dugu gure lege zerbitzu orokorren

zeren horrek hurrengo erantzukizun handi bat eduki ahal du

gaudelako gobernua eta erantzukizun politikoa daukagulako eta hori egiten dugu eta horrela egingo dugu beti

baina beste aldetik ardura handia daukagu erantzukizuna eta guk hori

bestela oker ibiliko ginateke zer esango zenuke parlamentari guztiok edo ganbarako parlamentarioek ez bagenuke beteko

eta da baldintza administratibo agirietan ezin dugula lan

zehatz bat ipini legezkoa ez delako ez genuen

eta horregatik erantzukizunez jokatuta hori da eman dugun iritzia parlamentura bidali dugunean ez legezko proposamenen betearazte

hamaseigarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina udalen
legearen inguruan maeztu jauna zurea da hitza bai egun on
guztioi egun on sailburuei bi mila hamairuko

bat eman zion eusko jaurlaritzari hamabi hilabeteko epean

legebiltzar honetara gaur betetzen dira hamabi hilabete horiek gaur da apirilaren hamaika urtebete beranduago eta argi dago jaurlaritzak ez duela legebiltzarraren agindua beteko aurreko astean

ahalik eta denbora epe laburrean udal legearen proiektua legebiltzarrera ekartzea bi mila hamalau

udal legea onartzeko helburuarekin birritan agindu berdina ez betetzeko asmoa du jaurlaritzak

ez du bete agindu berri bat dauka beteko du

ohitura bezala hartu du jaurlaritzak legebiltzar honen aginduak ez betetzea legebiltzar honek agintzen diola langile publikoen asteko jardunaldia hogeita hamabost orduetan mantentzea orduan erkoreka jaunak dekretu bidez

uzten du agindu hori orain bertan ikusi izan dugun bezalaxe

administrazioaren kontratazioan klausula zehatzak sartu behar direla ba gatzagaetxebarria jaunak oso argi utzi du oraintxe ez duela beteko edo tapia andreari hemen dagoela legebiltzarrak eskatzen diola harrobien plan partzial bat plan sektorial bat egin behar dela

ez duela beteko ohitura eskasa legebiltzar honen aginduak ez betetzea ohitura eskasa hartu du jaurlaritzak eta gogortu behar zaio jaurlaritzari legebiltzar honek

lehendakaria zilegitasuna kentzen badiozue legebiltzar honetan hartutako aginduei zilegitasuna

lehendakariaren hautaketari eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

maeztu jauna gobernuak legebiltzar honek erabakiak betetzen dituen ala ez dituen hori aparteko beste eztabaida bat da nahi duzunean garatu dezakeguna ad doc galdera bat planteatzen baldin baduzu

ba ote duen gobernuak asmorik joan den astean alegia hilaren hiruan ganbara honek pleno honek erabakitako

erabakia hartutako erabakia hain zuzen ere lege proiektu bat

lege proiektu bat hona ekartzeari buruzkoa en el plazo más breve de tiempo esaten zuen moduan erantzuna da bai gobernuak badauka hori egiteko asmoa eta izan ere horretan lanean badabil ondo dakizuenez urratsak ematen dabil

adostuta ekarri behar zuela ahal zuen neurrian behintzat erakundeen artean eta

horretan gabiltza lan taldeak lanean dabiltza eta ahalik eta lasterren ekarriko dugu eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna maeztu jauna zurea da hitza

bestela berriro ere ez betetze baten aurrean egon ahal garelako denbora epe laburrean ekartzeko

urtean udal lege bat onartzeko helburuarekin ez ahaztu bigarren partea

argi geratu delako azken hamabi hilabeteetan agindu baten ondoren

ez duzuela bete zertan ibili den gobernua azken hamabi hilabeteetan ez dakigu

ez hamaika hilabete eta bi aste pasatu zirelako

kontseilua deitzeko hamaika hilabete eta bi aste baina ez da bakarrik ganbera honetako aginduak ez dituzuela bete zuen lege egutegia ez duzue bete ere lehenengo eta behin lege egutegi horretan zegoelako udalen legea

kooperatiben legea ekarpen legea aurrezki kutxen legea estatistika legea hauteskunde legea larrialdiak kudeatzeko legea ikuskizunen legea eta lurzoru kutsatuen legea guzti horiek zuen egutegian

udalen legea zuen egutegian lehenengo sei hilabeterako eta ez duzue bete ez legebiltzar honetako aginduak ez zuek zuen buruari jarritako

eskerrik asko maeztu jauna erkoreka jauna zurea da hitza

ahaztu egiten zaizkio komeni zaizkionean eta

memoria selektiboarekin jokatzen du eta komeni zaiona gogoratzen du eta komeni ez zaiona ez du gogoratzen egia da duela urtebeteko erabaki horretan

baita ere adostasuna eskatzen zela eta adostasun hori ondotxo dakizunez ezinezkoa zen seriotan egiten bazen

legea aprobatu arte horren argitan egin behar zelako nahitaez edozein adostasun nahitaez badakit

beste gauza batzuen artean madrildik datorren inposaketa bat delako

inposaketak zuen iritziz ez dira hemen aprobatu behar hemen

aurrean intsumisioa da baina badakigu baita ere hemen kamara honetan behin baino gehiagotan

zuk gauza batzuk defendatzen dituzula hemen baina gero eh bildu gobernatzen duen lekuetan

norbait izan bada trebea eta aurrelaria madrildik etorri diren udalekiko neurri

bereganatzen zein izan da bai gipuzkoako foru aldundia bi mila hamairuko lehenbiziko foru araua ikusten baldin baduzu egonkortasun presupuestarioari buruzko legedia guztia

bereganatzen zuena bera izan zen lehena lehena lehenbizikoa zuk gauza batzuk esan hemen eta eh bilduk gobernatzen duen lekuan beste gauza batzuk esan baina beno lehen arrondok bere interbentzioan eredu gisa jarri digu gipuzkoaren jarduna zer egiten duzuen gipuzkoan eta abar nik gipuzkoako gobernu foralarekin gauza bat daukat

begira duela hilabete elena francok eta errekondok egin zuten agerraldi bat

legeari buruz eta bere ondorioei buruz esan zuen denboraren aldetik

ez dira gauza errazak konplexuak dira eta gainera zuk esan duzun bezala beste taldeekin beste aldundiekin eusko jaurlaritzarekin lanketa bat badago gauza horiek denbora behar dute legea

berak ematen dio presa guztiarekin baina besteok ere behar dugu denbora pixka bat gauzak txukun

elena francorekin ados nago honetan notizia izango litzateke benetan zu honetan ados ez egotea nahiko nuke zure iritzia jakin honi buruz eskerrik asko erkoreka jauna

hamazazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina ibarzaharrari

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina krisian dauden enpresei buruz reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bien

de esos fondos nos nutrimos eskerrik asko reyes jauna denbora amaitu da jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea señor reyes

eskerrik asko reyes jauna tapia andrea zurea da hitza

hemeretzigarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina bec bilbao exhibition centreri buruz reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

eta zuk egiten zenidan galderari erantzuna baiezkoa da ezin du besterik izan

orain dela hogei egun izango ziren gutxi gorabehera legebiltzar honetan aritu nintzen batzordean

zein ziren prebisioak zertan ari ginen zertan ari ginen lanean lehiakortasun plan honetan eta baita ere talka plana nola ari zen aurrera eramaten gure konpromisoa zen bezala bi mila hamalaurako

aurrekontu hobekuntza planeatzen da eta horrela jarraitzen dugu egia da nolabait aipatzen zenuen bezala gure etorkizuna ekonomiari dagoela lotuta baina ez beckoa bakarrik gure enpresa guztiarena gure merkatariena gure turismoarena

gauza bat da eraikina bera eta beste debate batean sartuko ginateke eta ez dut uste hori galdetzen ari zarenik baina noski kasu honetan ari garela ekonomiari lotzen

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea reyes jauna zurea da hitza

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina jaurlaritzak azken hogeita hamar urteetan sustatu duen nekazaritza ereduaren inguruan lazarobaster jauna zurea da hitza

aste honetan jaurlaritza eta lehen sektoreko eragile desberdinen eskutik ekimen honen helburua jakin dugunez behintzat

sektorea bizi berritzea da bertako produktua sustatuz eta bertako produktuaren aldeko apustua eginez

dakiguna ikusi dugu argazki handi bat baina eduki gehiegi ez dugu ezagutueta horrek nolabaiteko kezka sortzen digu

berri honi nekazaritza eredu zaharrarekin aurre egiteko edo arriskua egon daitekeela jaurlaritzaren aldetik eta beno esaera

atzeak erakusten duela aurrea nola dantzatu eta momentu honetan garrantzitsua iruditu zaigu jaurlaritzak bere

zer iritzi duen jakitea eta horregatik egiten dugu galdera azken hogeita hamar urteetan jaurlaritzak sustatu duen nekazaritza eredua
egokia dela uste du egungo jaurlaritzak eskerrik asko larazobaster jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

nirea ekimenari buruz uste dut beste tarte batean izango dugula aukera baina zuk egiten didazun galderari zuzen zuzenean

jarduera hau pentsatu dugu eta pentsatzen dugu oraindik ere

eta horretan aritu gara hainbat urtetan horri garrantzia emanez eta adibide batzuk jarriko dizkizut eredugarria izan dela aipatzeko

saneamendu egoera gure artaldeen hobekuntza genetikoa

kudeaketa zentroei esker nola landu diren sektorea jasotzen ari den etengabeko prestakuntza transferentzia teknologikoa ikerketa eta berrikuntza

ingurumenean integrazio handiagoa egin da urteetan eta urteetan zehar datu batzuk zer ekarpen egin dio lehen sektoreak landa eremuari eta naturaren kontserbazioari ba euskal elkarte autonomoko azaleraren ehuneko hogeia baino gehiago da natura bi mila sare ekologikoko

eta ez didazu esango gure nekazariek eta gure lehen sektoreak ez dutela horretara lagundu elikagaien industriak zenbaki

euro eman dizkio euskadiko barne produktu gordinari

okupatuta daude inguru horretan euskadiko nekazaritza eta baso ustiategiak

eta beste datu bat barne produktu gordinaren ehuneko bi koma hogeita hamazazpi eman dizkiote euskal autonomiari esan behar da gainera gure elikagaien industria alderdi nabarmen sendoagoa dela orain dela urte batzuk baino sektore hau beste

beraz gure instituzioen babesa ezinbestekoa izan da guzti hau egiteko y sí me gustaría decir que a pesar

hogeita hamabost urtetan egin den politikari esker osasuntsu dagoela esan daiteke eskerrik asko eskerrik asko

baiezko borobila nik datu bat emango dizut bakarrik bat azken hogeita hamar urteetan lau baserritarretatik hiru

datu bakarra eta hori da nekazaritza eredu espezializatu eta intentsibo baten aldeko politikak egin direlako eta gainera europan txapeldun txapeldun esnetako behiak beste batzutan ere aipatu izan dugu eta egin duzuena izan da baserritarrak sartu dituzue denak enbutu batetik

jarri duzue industria transformatzailearen ateari begira eta hor baserritarrak indefentsio handi batetan daude

eta nahi baldin badugu euskal herrian lehen sektoreak etorkizuna izatea zerbait aldatu behar da

espezializatu eta intentsibo hau aldatu egin behar da lurrari eta herritarrei lotutako nekazaritza eredu iraunkor bati eman behar zaio bide elikadura katean baserritarrek pisu gehiago behar dute ezinbestekoa da sistema horretan baserritarrak pisu gehiago edukitzea ezinbestekoa da eredu zahar honetatik

oraingoa iraultzea azpikoz gora jartzea oraingoa horregatik ikusten dugunean nirea ekimena

egingo diogu jarraipen estu bat ez dadin

eduki gutxi eta agian norabide okerrekoa gertutik jarraituko dugu eta agian ez duzu jakingo baina

aurkeztu duzue ekimen hau nirea eta aste honetan bertan hemen legebiltzarreko kafetegian bertako produktuak erabiltzeari eajk esan dio ez ea non dagoen koherentzia eredu zaharra

sektorea dator gainbeheran momentu ona iruditzen zaigu dela eredua ere aldatzeko momentua aprobetxatzea

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eredu egonkortua aspalditik datorrena eta ondo funtzionatu duena produktiboa eraginkorra eta profesionala egin duena sektorea eta hori ez da txarra

eta industria transformatzailea ez da txarra berez profesionala eta ona

gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte

aurrekontuetan bi mila hamalauko gizarte larrialdietarako laguntzak ordaintzeko udalei esleitutako kredituaren transferentziari buruz sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxeberria jaunak dauka hitza

ondo aipatu duzun moduan gizarte premiazko laguntzari buruzko programak helburu horiek dauzka aipatu duzun moduan ze

bideratuta dago aipatu duzun moduan eta horretaz ez daukat besterik esateko ez noa sakontzera zeren hor ondo azaldu duzu ze helburu daukan horretaz

aipatu duzun moduan beste urte batzuetan lehenago egin dela onarpena gaur

alde batetik gastu bakoitzaren gehiengo kopuruaren muga

gastu bakoitzaren gehiengo kopurua ipintzea jasotzeko sasoian beste alde batetik baita ere onuradunen portzentaiaren kopurua ere ipini eta hirugarren helburua da lurralde bakoitzeko

hori da gaur indarrean zuk ondo esan duzun moduan sartu den agindua

hurrengo egunetan ordainketa egitea udalerri bakoitzak bere lehenengo

tokatzen zaion irizpideen arabera bere kopurua

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxeberria jauna

sarasua andrea lehengoko hitzaldian esan

egunetan ordaintzeko asmoa da eta hainbat lasterren hori da esan ahal dizudana indarrean dago

kontabilizatzen ari gara jakin dudan moduan gaur dokumentu guzti horiek

udalerri bakoitzaren kreditu laguntza eta transferentzia hori eskualdaketa hori egiteko hurrengo egunetan lehenbailehen eta hori da esan duguna aginduan eta nire espiritua behintzat hori da une honetan

sailetako sailburua hurrengo egunetan eta ahal den arinen ordaintzeko asmoa daukagu eta

agindua eman dutena ordainketa hori egiteko

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako hogeitahirugarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak

euskal kontseiluan estatuarekiko harremanekin zerikusia duten gaien inguruan aldez aurretik adostasunak lortzea helburu duen batzorde bat sortzeari buruz pinedo andrea
zurea da hitza eskerrik asko

sailburu jauna ondo dakizunez gipuzkoako foru aldundiak batzorde berri bat

eraman zuen herri dirubideen euskal kontseiluaren azken bilerara otsailaren hamairuan batzorde berriaren helburua argia da arlo ekonomiko finantzario eta fiskalean azken urteetan agertu diren desadostasunak eta euskal erakundeen artean jarrerak adosten laguntzea arlo horietan burujabetza eskuratu eta edozein fororen aurrean aho batez defenditzeko bileran adostasuna lortu ondoren jaurlaritzak hamabost egunetako epean horixe gauzatzeko konpromisoa hartu zuela iragarri zen eta hemen gaude berrogeita hamazazpi egun beranduago galdera honekin sailburu jauna eman ditu jaurlaritzak herri dirubideen euskal kontseiluan aipatutako batzordea sortzeko

besterik ez eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

pinedo andrea eusko jaurlaritzak egin duena da aztertu gipuzkoako foru diputatu nagusiak garitano jaunak aurkeztutako ekimena eta egia da

noizbait beranduago ibili naizelako lanpeturik baina gaiari kolpe egin diot proposamena bat ere egin diot

diputatu nagusiak proposamen bat egin zuen beraien ikuspuntutik eta bat gatoz denok gauza batetan

eta daukagun erronkari kolpe egiteko ona dela sakontzea elkarlan horretan arlo ekonomiko aurrekontu eta finantziario esparruetan horretan adostasuna beste gauza bat da

batzar horretan hau mahai gainean geratu zen

hori sakondu behar genuela gero jaurlaritzak aztertu du ere bai eta proposamen bat egin du hiru eta bide horretan gaude hiru aldundi nagusiei proposamen bat egin diegu ere

ekonomi eta aurrekontu ikuspegiko esparru ezberdinetan sakontzeko hori eginda daukagu eta bidean gaude horretan lau instituzioen artean

zein helburu eta ze asmo dagoen asmoa eraikitzailea da bai gipuzkoako ahaldun nagusiaren aldetik eta gainontzeko instituzioen aldetik jaurlaritza eta bizkaiko eta arabako aldundien aldetik

denok ehuneko ehuna ez dugu bat ikusten zein den tresnarik egokiena guk proposamen bat egin diogu eta aldundiek ere hor daude aztertzen eta uste dugu denbora baten denbora labur batetan jakingo dugula bakoitzaren proposamenak ze

konpondu genuen moduan konponduta dagoz zuk ondo dakizun moduan eta gaiari

adostasuna daukagu horretan lan egiteko baina sarritan gertatzen den moduan ere politikan

une honetan lanean gaude proposamenekin daude eta aldundiak ere aztertzen ari dira eta nik

gai horretan baina konpontzeko bidean eta elkarlanean

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna pinedo andrea zurea da hitza

bideratzea lan guzti hori jakina da gaur egungo egitura instituzionalean irmoki

egitura honetan eusko jaurlaritzari dagokiola erkidegoaren eta estatuaren arteko harremanak bideratzea harreman horien lidergoa jaurlaritzari dagokio

eta berau osatzen duten instituzio guztien iritzia hartu behar da kontuan denok osatzen dute euskal delegaritza denon artean jarrerak adosten ez badituzue

guretzat funtsezkoa da gure burujabetza ekonomikoaren defentsan aurrera egitea euskal herriaren oraina eta etorkizunari begira daukan garrantziagatik

eta elkarlanerako batzorde egonkor bat behar da hainbat gai daudelako dakizunez landu beharrekoak denon artean estatuarekiko harremanetan eta burujabetzaren alorrean kupoaren inguruko desadostasunak egonkortasun legearen aplikazioa arrazionalizazio legearen egikaritzea edota beza adibidez arautzeko ahalmena eskuratzea behingoz denok ikusten badugu komenigarria dela barne harremanetan inolako desinformazio eta deskoordinazioari tokirik euskal erakundeen arteko adostasunak lortzeko prozedura eraginkorrak ezartzea denok ikusten badugu neurriak hartu behar ditugula euskal ordezkaritza indartuagoa agertzeko estatuaren aurrean euskal herriaren interesak defendatzeko sailburu jauna

aurrera begira gu prest gaude eskerrik asko pinedo andrea eta amaitzeko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko pinedo andrea bai ados gaude horretan bat nator zure

hori dela gure eredu instituzionala berezitasun hori dauka elkarlana koordinazioa eta azkenean

da itun ekonomikoaren bitariko batzordean hartu behar diren erabaki garrantzitsuak adostasun osoa eskatzen dutela adostasun osoa

daukaten ardura eta euskal ordezkaritzaren lau instituzioak ordezkatuta dauden zatian ere eta hori lantzea benetan oso

lanpetua da baina beste aldetik ere bere onurak ekartzen ditu elkarrizketan sakontzeak koordinazioan informazioan eta horren adierazgarririk

lortu izan dugun akordioak azkeneko denboretan urtarrilean

zergapean dauden beste zortzi zerga ituntzea otsailean euskal herri dirubideen instituzioen adostasun osoa

martxoan hiruren artean onartu den

elkarlana eta apirilean lortu duguna plan bateratua iruzur fiskalaren aurka hori da
eredu bat elkarlanerako eredu bezala eskerrik asko gatzagaetxeberria jauna gai zerrenda agortu dugunez